arratsalde on guztioi azken gertakariek direla eta adierazpen instituzional bat irakurriko dut eta jarraian minutu bateko isilunea egingo dugu emakumeen aurkako indarkeria adierazpen instituzionala

noelia noemi andrearen heriotza emakumeen aurkako indarkeriaren ustezko beste gertakari baten biktima izan dena ala ber abuztuaren hogeita lauean gertatutako sofia tato andrearen hilketa gaitzetsi

urrekoei eusko legebiltzarrak heriotza hori gaitzesten du baita emakumeen aurkako indarkeriaren edo sexu bereizkeriaren agerpen guztiak ere adierazten dugu sexu indarkeria dela emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunen

gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko administrazio orokorreko ingurumen

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandetara pasatuz eh bildu

batzorde baten ere hitz egiteko aukera izan genuen funtzio publikoko sailburuordearekin hamarkadetan konpondu gabeko gaia da eta dagoeneko ba usteltzen hasia da eta ez die bakarrik eragiten eragin zuzena dauka ere administrazio publikoak eskaini behar duen zerbitzuaren kalitatean gaurkoan ingurumen teknikarien eskutik etorri zaigu

barnebiltzen dira bata da administrazio orokorraren antolakuntzari dagokiona eta bestea ingurumen saileko antolakuntza espezialitate horren aitortza bai egia esan ez ditugu arrazoiak ezagutzen ez dakigu zerk eragin duen egoera honetara iristea baina ikusten ari garena da administrazio publikoko hainbat zerbitzu pribatizatzen joan direla eta agian pentsa dezakegu

sail honetan ba hainbat lan kanporatzen dira

ongizate estatuaren euskarria zutabea bizkar hezurra den

joatea eta beste eredu batetara joatea baina bitartean zer ikusten ari gara ba ikusten ari gara administrazio orokorrean ba behin behinekotasun tasa altua dagoela izugarria da dagoen tasa administrazio orokorrean

lan gehiago kanporatzen direla plantilla zaharkitua dagoela zerbitzua euskaraz eskaintzeko zailtasunak daudela eta ondorioz ba administrazioak bere buruari emaniko legeak ba ez direla betetzen

espezializaturik propiorik ez daukagu

espezializaziorik ez ez dago titulazio konkretu bat sarbidea oso erraza da

etengabe urteetan pilatzen kapitalizatzen joan den jakintza ezagutza etengabe galtzeko arriskuan gaude eta hemen urteetan ez da lan eskaintza publikorik egin eta beraz bertan lanean ari diren ba langileak etengabeko

izateko ingurumen teknikariak gutxi izanik administrazio orokorreko

ahulena bilakatu dira eta kontuz zer da ba lekualdatze lehiaketa bat egin da momentu honetan

ebatzi egin behar da eta pentsatzen dugu ba horri konponbide bat eman behar zaiola hau da alde batetik

begirada biak beharrezkoak ditugu gai honetan

hainbat langile kanpoan geratu daitezke eta hor guk eskatzen genuena zen birkokatzea langile guztiak

jakintza ezagutza kapitala administrazioak behar beharrezkoa duelako

mahai sektoriala egon zen baina ez zen adostasunik egon ba badirudi ez dagoelako asmorik langile guztiak birkokatzeko eta klaro langile hauei zer pasatu zaie ere lan eskaintza publikoak egin

ezin dute parte hartu eta hori da momentu honetan ingurumen sailean dagoen arazoa eta bestetik behar duguna da epe ertain

begirada behar beharrezkoa da administrazio orokorraren antolakuntzaren inguruan

serio bat egitea belaunaldi aldaketa behar den bezala planteatzea behin behinekotasunari aurre egitea azkenean behar beharrezkoa dugulako ongizate estatua mantendu nahi baldin badugu hau da ongizate estatua deitzen zaion

helburu baldin bada sistema publikoa behar den bezala egituratzea

guk gure zuzenketan bi proposamen horiek sartu ditugu egia da

hitz egiten eta administrazioari dagokionean kontsolidazioaz hitz egiten da baina egia da erdibidekoan ez dugu ikusi

bestea egia da kontsolidaziorako bidea irekitzen du

eta hirugarren puntuak eskalaren inguruan lege proiektu bateko eskaera egiten du orduan

zein den gobernuak duen egitasmoa baina batzordean argi geratu zitzaigun ingurumen sailak ikuspegi bat duela eta administrazio orokorraz arduratzen den sailak beste ikuspegi bat duela eta hor ba kontra jartzen ziren

ikuspegi bera eduki beharko luke eta hor saiakera bat egin beharko luke inoiz baino gehiago aurkitzen garen puntuan

administrazio orokorrean eta sail desberdinetan ditugun arazoak inportanteak direla behin behinekotasunari dagokionean eta abar

gaiak nola eboluzionatzen duen guk gaurkoan erdibidekoa ez dugu sinatu

guk gure zuzenketan jasoak zeuden bi neurri horiek bat soilik partzialki jasoa dagoelako baina birkolokazioarena ba ez da inondik inora kontutan hartzen

aldeko bozka emango dugula baiezkoa emango dugula langileak hala ikusten dutelako eta ondorioz konfiantza bozka bat emango dugu

hemendik aurrera administrazio orokorrari dagokionean eta ingurumen sailari dagokionean ere proposamenak ez ditugunik egingo eta jarraipena ez dugunik egingo beraz

ingurumen saileko langileekin gaudelako benetan apustua egiten dugulako ingurumen sail indartsu bat behar dugulako inoiz baino gehiago garai hauetan eta ikusi genuen batzordean

hilabetero zein den bataz bestekoa ezin izaten diete behar den bezala erantzun eta zalantzarik gabe gure ondorengoekin elkartasunez jokatu nahi baldin badugu ba saiatu behar gara esku artean dugun gure mundua

egiten ditugun politikak errespetuz eta elkartasunez egitea eta horretarako zalantzarik gabe dugun altxorrik preziatuena

ingurumena da eta askotan jasangarritasunaz hitz egiten dugu baina gero ekintzetan bestelako norabide bat ikusten da

eta ea berri onak iristen zaizkigun mahai horretatik

genituzke ingurumen saila bai eta administrazio orokorrean ardurak dituzten ba politikariak

gure sistema publikoaren alde eta baita ingurumen sailaren alde

ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi badakigu zein den eusko jaurlaritzako ingurumen teknikarien egoera haiekin bildu ginen eta horren ostean ekainaren hogeita hamarean ingurumen eta funtzio publikoko sailburuordeen agerraldia izan genuen batzordean horri buruz

ezagutu dugu zein den langile publiko horien egoera eta zein aukera dauden horri konponbidea emateko beraz zein den markoa horren ostean elkarrekin podemos

bat nator eh bilduko bozeramaileak esan duenarekin ados nago

eman behar direla eta horrexegatik aurkeztu dugun testuan alde batetik epe motzean

hau da ingurumen teknikariena eta epe ertainean

dagoen pertsonala gehitzea eta egun lanean dagoen pertsonala finkatzea ezta

eskerrik asko becerra jauna ubera andrea bertatik

bai entzuten da gobernuari esango nion

beharrean alde bietara begiratu behar dela eta norberak egin duenaren egin dezakeenaren inguruan ere hausnarketa bat egin behar dela

eta leku aldatze lehiaketan ingurumeneko lanpostu guztiak atera dira guztiak beraiek orain arte ezin izan dute lan eskaintza publikoetara ez dute izan inolako sarbiderik beraz lanpostu guztiak kolokan daude eta berkolokatzeko gobernuak ez dauka inolako asmorik ez behintzat langile guztiak eta oraindik ere gobernuak ez diete informatu

mugituak kanporatuak edota desplazatuak beraz iruditzen zait besteek egin dezaketenari begiratu beharrean ere

eta hor benetan administrazio orokorrean sinesten baldin baduzue ingurumen sailean sinesten baldin baduzue eta kalitatezko lan bat egin nahi baldin bada eta eskaini nahi baldin bada hasteko epe motzera begira leku aldatze lehiaketa horretan

eta bestetik administrazio orokorrari dagokionean epe ertain luzera begira

martxan jarri behar dira bat belaunaldi aldaketa garrantzitsu baten aurrean gaudelako jakintza ezagutza galdu genezakeelako eta benetan esaten duzuen bezala ongizate estatuan sinesten baldin baduzue sistema publiko sendo bat behar dugu eta horretarako administrazio orokor sendo bat behar dugu eta hor hainbat neurri

joan daitezke eta exekutatzen joan daitezke eta beraz erantzukizunez jokatzeko momentua dela eta hori ostiralean bertan ere ikusiko da mahai orokorra

urte gehiegi galdu ditugula gehiegi eta badela garaia

ez desegiteko politikak egiteko eskerrik asko ubera andrea

hitzik hartu behar duzu ez castelo andrea

castelo anderea euzko abertzaleak larrauri anderea bai eskerrik asko legebiltzar buru anderea berriro ere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

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskadin turismoa defendatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldetzeko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten

que los números mila esker eskerrik asko garcia andrea

donostiako parte zaharreko auzo elkarteak salaketa bortitza deialdi nahiko dramatikoa egin zuen auzoan bizitzeko

egin zituen norabide horretan beste aldetik margoketa anonimo batzuk egin ziren batez ere donostia aldean zeinetan turisten kontrako irainak eta

mesprezu esaldiak plazaratzen ziren eta hirugarrenik ernai gazte erakundea mobilizazio batzuk eta kanpaina komunikatibo bat abiatu zuen turismo ereduaren kontra azken hau gertatu zenean batzuei

egia da bizilagunen salaketaren aurrean hobe isiltzea egia esan arrazoiz beteta zetorrelako eta hobe esaten den moduan correr un tupido velo margoketa anonimoak egon zirenean beno alkateak esan zuen

hauek tapatzen eta kentzen baina ez genuen ezer esan nahi ez hain zuzen ere polemika hau baina ernaik plazaratu zuenean

hemen daukagu ezker abertzaleari eta eh bilduri erasotzeko aukera eta hor ireki zen trumoien kutxa eh bilduri leporatu zaio

turismo eredu sostengarri baten alde eta beste batzuk su artifizialekin denbora pasa

zehatzak egingo ditugu eta gaur ere egingo dugu proposamen zehatz bat gaur erroldatu dugu legebiltzar honetan proposamen bat para que los pisos turísticos

gu lanean gaude amaitzen joan lanean gaude turismo sostengarriaren alde beste batzuk antzerkiarekin jarraitu daitezen eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza

nire partetik nik atzo plazaratu nituen ideiak ezinbestean gaur berriro ere plazaratu behar ditut eta ez dut funtsean

eztabaida gertakizunak indarkeria gertakizunak baita ere casanova jauna oinarritu dira niretzat egia ez ziren zeinbait ideietan bai bai indarkeria gertakizunak egoitzaren kontra egindako erasoa hori indarkeria gertakizun bat da eta hori horrela ikusi behar da

zintzotasunez baita ere baina nik esaten dut polemika guzti hau oinarritu dela egiak ez diren zenbait ideietan lehendabizikoa masifikazioa hori erabili da hori erabili da eta hori ez da egia atzo sailburuak argi eta garbi utzi zuen datu batzuk oinarri

euskal herrian ez dagoela fenomeno hori baina kokatzen duzuela zenbait lekuetan

arazo guzti eta kanpaina guzti honen jatorri puntuan donostiko alde zaharra eta donostiako alde zaharreko ernai

hor kokatzen da guzti honen jatorria y yo le dije

gure hazkunde ekonomiko eredua oinarritzen da industrian

no es cierto ni beasaindarra naiz eta goierrin badakizu industria geure

adibide oso zehatza dela eta muturrekoa nahi baldin baduzu

gure produktu gordinaren ehuneko berrogeita hamara horrek ez du esan nahi guk turismoari kasurik egin behar bai kasu egiten diogu eta baita ere garatzen saiatzen gara

badakizu badakizu badakizu hori esan da hori esan da zuen partetik eta gero esan da baita ere beharrezkoa dela eztabaida eske hemen eztabaidari ez dio

responsabilidades de terceros eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eta amaitzeko euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza bai

edurne garcía andreari erantzuteko aukerarik izan labur bada ere baina

bai bai bai ubera anderea bai porque ernai que yo sepa

berriro errepikatuko eta horretan sinesten den eta zintzoki esaten dizuet eta zuek ikusiko duzue nola hartzen duzuen nik uste dut aurrera begiratu behar dugula

baina itxi konpromiso batekin denen partetik ez dela berriro ere errepikatuko eta bide instituzionalak

halako eztabaidak bideratzeko eta horren lekuko da ba gaurko debatea edo eusko legebiltzarra bere osotasunean

eskerrik asko uribe etxeberria jauna eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintiséis contra beraz onartuta geratuta da osoko erdibideko zuzenketa